egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

aurretik esan hamar eta hamazazpigarrena puntuak beste baterako utzi direla gai zerrendako

osasuneko sailburuari egina osakidetzaren euskararen erabilera normalizatzeko bigarren planaren betetze mailari buruz gurrutxaga andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakaria sailburuak egun on hilabete honen hasieran abenduaren hiruan ospatu genuen euskararen eguna eta egun hartan euskaraldia aurkeztu zen jaurlaritzak topagunearekin batera martxan jarri duen ekimena eta ekimen horren helburu nagusia da euskararen erabileran areagotzea jaurlaritzak euskararen erabileran areagotzeko lan egin behar du eta aurrerapausoak eman behar ditu baina ez bakarrik euskara sailetik

osasun sailetik pertsonen arreta zerbitzuak berebiziko garrantzia dauka eta

bada plan horri esker gero eta handiagoa da harrera eta arreta euskaraz egingo duten osasun arloko langileen kopurua eta baita langile horien arteko lan hizkuntza ere bai eta horrek kalitatean eragin zuzena dauka bigarren plan hau bi mila hamairugarrena urtean

darpón sailburuak argi esan zenuen plan honek kalitatea dakarrela

euskara erabiltzeak kalitatea dakarrela eta guk ere bai horrela sinisten dugu gure taldean

bigarren plan honen baitan aukeratu zure hizkuntza kanpaina martxan da eta jakin badakigu beste hainbat kanpaina eta ekimen ere martxan daudela osakidetzan euskararen erabilera normalizatzen ari zarete euskararen erabilera efektiboa izateko

osakidetza buru bihotza jarrita dabil pazienteen hizkuntza eskubideen aldeko errespetua bermatzen eta horren lekuko da osakidetzaren bigarren euskara plan hau

ebaluatu berri da gai horrek izango du bere ibilbidea datozen egunetan baina tarteko ebaluazio hori mintzagai hartuta honako galdera hau egin nahi dizugu osasun sailburu jauna
zer dio tarteko ebaluazio horrek eskerrik asko gurrutxaga andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

egun on guztioi gurrutxaga andrea zuk egindako galderari erantzuna ematen saiatuko naiz gaia dakizunez luzea eta sakona da baina

gaur erantzun laburra eta argia ematen saiatuko naiz osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko bigarren plana bi mila hamairuan

amaitu berriz bi mila hemeretzian amaituko da planak bi ebaluazio mota jasotzen ditu bukaerakoa eta tartekoa tartekoa

erdibidekoa da eta bukatuta dago aurtengo apirilean hasi ginen eta azaroan bukatu dugu esan bezala

baina bitartean egindako ebaluazioaren zertzelada batzuk emango ditut ebaluazioak osakidetza osoa hartu du bere gain hau da

aztertu ditu ebaluazioa serioa izan da garantia osokoa enpresa independente batek egindakoa respecto a la metodología de evaluación quisiera

del conjunto de la plantilla desde el inicio del plan laburbilduz egindako azterketa sakonaren ondorio nagusi gisa honako hau esan behar da lehenengo euskara planetik hona euskararen presentzian eta erabileran

hizkuntza eskubideen errespetuan aurrera egin dugu gero eta gehiago dira euskaraz hitz egiten duten pazienteak eta langileak eta zerbitzuaren kalitatea hobetzeko ahaleginean ere aurrera egin dugu

kontu bat baino gehiago dagoela horretan gaude eta egongo gara beti ere hobetzen jarraitzeko asmoz osasun sailak osakidetzako zuzendaritzak eta osakidetzako zerbitzu erakunde guztiek euskararen erabilera normalizatzeko egindako lana bistakoa da lortutako emaitzak hor daude
eskerrik asko eskerrik asko sailburu jauna gai zerrendako

egileen kontrol telematikoak dituen gabeziei buruz arzuaga jauna

zurea da hitza bai eskerrik asko legebiltzar buru andrea egun denoi segurtasun sailburu andrea

ziortzak baditu bi eskubide kolokan bata bere osotasun fisiko eta psikologikoa eta bere hiru semeena

garatzeko eskubidea beldurrik gabe segurtasunerako eskubidea edo berriro biktimizazio hori ez

baina bi eskubide horiek urratu zitzaizkion eta jarraitzen zaizkio urratzen lehenengoa erasoa sufritu zuelako hori nabarmena da hori ezaguna da baina bigarrena segurtasun neurriak eta kontrolerako neurriak

jakin nahi dut ea kontrol telematikorako sistema horiek funtzionatzen duten edo failatzen duten eta horren inguruan

arzuaga jauna erantzuteko beltrán de heredia andrea eskerrik asko

eta zerbitzuaz arduratzen den enpresari dagokie oraingo sistema teknikoa berriro aztertzea

beltrán de heredia andrea zurea da hitza sí

eskaintzen dugun prebentzio zaintza eta babes zerbitzua sendoa da eta biktimek ongi

osasuneko sailburuari egina donostiako ospitale onkologikoaren finantzaketa egoerari buruz uria jauna zurea da hitza

presidente andrea lehendakari jauna legebiltzarkideok sailburuak

ez dut uste zalantzan jarri daitekeenik onkologikoak gaur duen finantza egoera baina hori albo batera utzita ez izan zalantzarik

onkologikoari buruzko euskal planean ondo sartuko da

en dicho plan minbizia duten pertsonak plan onkologikoaren oinarrizko ardatz dira horregatik planaren helburua osasun sistemak oro har

beti ere pertsona hauen behar fisiko eta emozionalak kontuan hartzen dituen arreta eskainiz eta planteamendu horretan onkologikoan paper garrantzitsua betetzen du esandako plan onkologikoaren barne

eskerrik asko darpón jauna uria jauna zurea da hitza

uria jauna esan bezala euskadiko plan onkologikoa asmo handiko plan integrala da onkologikoaren finantziazioaz askoz haratago doan plana da

turismo merkataritza eta kontsumoko sailburuari egina turismoaren mundu erakundeak batzorde betearazlea

corcuera andrea zurea da hitza sí gracias

eskerrik asko corcuera anderea erantzuteko retortillo jauna zurea da hitza

gai zerrendako bosgarren puntua galdera alfonso alonso aranegui euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina euskadin erreformak egiteari buruz alonso jauna zurea da hitza

eskerrik asko alonso jauna lehendakari jauna zurea da hitza

atarian hausnarketa hori proposatzen dizut azken finean zaharberritze txiki hori oso emankorra izan daiteke denontzako legebiltzar talde guztion artean gehiago egingo dugu alonso jauna

eta giza eskubideei lotutako konpromisoen alde eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua

garapenerako lankidetzaren plangintza estrategikoari buruz martínez jauna zurea da hitza

egun on eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok lehendakari jauna orain gaia ez da gai berria legebiltzarrarentzat ezta zuretzat segur aski lerro nagusietan lankidetza politika kontzentzu ikaragarria dauka euskal gizartean euskal alderdi politikoetan baina zoritzarrez oraindik ez da bete

urtean onartutako legea eta jada hamar urte pasa dira

sistemaren eta zibilizazioaren krisi sakonera eraman gaitu egungo sistema ekonomikoa eta behar beharrezkoa da gizarte globalaren eredu hegemonikoa indarkeriak desorekak eta iraunkortasun ezak ezaugarritutako eredua zalantza jartzea beste eredu baterantz hurbiltzeko

oinarritutako bizimodu iraunkorrago bati ateak irekitzeko aukera eskainiko diguten beste balio dinamika eta beste eragile batzuk aintzat hartzea bizimodu berriak itxuratzen eta sustatzen dituzten agenteentzako espazioak zabaltzeko duen gaitasunari buruzko analisi kritiko eginda ere guretzat eraldatzeko tresna

gure proposamenak eragileak indartzea eraldaketa sozialerako indartzea politika publikoen koherentzia ere indartzea eta aurrekontuaren aldetik legea betetzea

hogeita batgarrena urtean lankidetza legearen hamabostgarrena

lehendakari eta nire ustez momentu ezin hobea izango litzateke legea betetzea

jaurlaritzak bete egin ditu konpromisoak eta burutu egin du

aurrekontua konpromiso guztiak bete ditu

iragan abuztuaren hogeita hamarean erantzun osoa eman nion gai berari buruzko galdera bati idatziz badituzu beraz

ezagutzen dituzu eta berriro esango dizkizut alabaina gutxieneko errealismo batekin aztertu beharko dituzu bere testuinguru eta ingurunean

eskerrik asko mila esker lehendakari jauna martínez jauna zurea da hitza

proyección exterior en la mejor proyección de euskadi en el mundo eskerrik asko eskerrik asko martinez jauna lehendakari jauna zurea da hitza

ahalegin berezia egin dugu denon artean eta hori da nik hori aitortu egiten dudana ahalegin hori lankidetzan lan egiten duten erakunde eta elkarteek eta onartu egin behar dut ahalegin horri esker berreskuratu ahal izan ditugula inbertsioak urtez urte

urtero irekiz hornidura ekonomiko berriak proiektu berriak aurrekontu baliabide gehiago bideratuz eta baita lankidetza zabalduz erakunde guztietara

sail guztien barrura edo sail guztiekin batera orain etorkizunari begira eusko jaurlaritzaren konpromisoa da

partekatzea horrexek erakusten du ondoen euskal gizarte osoaren konpromisoa islatzen duen elkartasun konpromisoa y por último señor martínez

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zazpigarren puntua galdera rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina gobernuaren hizkuntza
ohiturei buruz ubera andrea zurea da hitza mahaiburu andrea urkullu jauna egun on

lehenik eta behin urkullu jauna zoriondu egin nahi zaitugu

desberdinek herri ekimenarekin elkarlanean euskararen erabilera sustatzeko herri aktibazioaren helburuarekin bat

euskararen erabileran ohiturak hobetzeko iruditzen zaigu urrats esanguratsua dela eman dena baina gauza bat da herritarren

gauza bat da gobernu honek duen ardura erantzukizuna eta hor zuek eredu izan behar zarete zuei dagokizue eredu izatea

bermatzeko neurriak ezartzea euskararen normalizazioan aurrera egiteko euskararen prestigio eta estatusean urrats kualitatiboak emateko lidergoa dagokizue lidergoa hartu behar duzue lidergoa

euskararen erabileran gobernu hau erreferente bilakatzeko izan ere gobernu baten jardunean lan espazioetan euskara lehenestea

irabaztea delako baina egia da gobernu honek horretarako baduela

ibilbide luzea egiteko ikustea besterik ez dago gobernu honetako kontseilari desberdinek legebiltzarrean egiten duten euskararen erabilera

beste batzuk poliki poliki ari dira euskara erabiltzen beste batzuk saiakera

erabiltzen dutela eta horretaz gainera gero sailburu bakoitzak bere departamentuan erabilera plan desberdinak ditu

zer nolako lana geratzen den aurretik beraz arrazoi guzti horiengatik eta beste arrazoi batzuengatik ere gaurkoan jakin nahiko genuke euskarak prestigioan eta normalizazioan irabazteko lehendakariak bere gobernuaren hizkuntza ohiturak hobetuko dituen

eskerrik asko ubera andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko

eta bai euskararen prestigioa eta normalizazioan irabazteko beti izango dugu zer hobetu

gure hizkuntza ohituretan eta gure arteko harremanetan ere norberak ere gehiago egin dezake ez dut zalantzarik eta zure kritika

onartu egiten dut eta onartzen ditut euskararen eguna aipatu egin duzu lehen aurten egun horretan nabaritu dudan aldaketa bat azpimarratu egin nahi dut eta da aldarrikapena baztertu gabe konpromisoa bultzatzeko

hirurehun eta hirurogeita bost egun behar dituela bide horretan euskaraldiak hamaika eguneko proposamena egin du betiere konpromisoak zabaltzen jarraitzeko eta guk

gobernu programan bost konpromiso eta hamazazpi ekimen zehatz hartu ditugu lehen urtea bete dugu eta esango dizut konpromiso guzti horiek martxan daudela ekimenen artean aurrerapauso nabarmenak eman egin ditugu adibidez

lanbidek hitzarmen bat sinatu dute langabeek euskara ikasi dezaten euskararen ezagutza egiaztagiriak europako markora egokitu ditugu

bikain kalitate ziurtagiria arautzeko dekretu berria onartu egin dugu lantokietan euskararen erabilera areagotzeko lanhitz diru laguntzak onartu egin ditugu eusko jaurlaritzak nafarroako gobernuak eta iparraldeko euskararen erakunde publikoak lehen hitzarmena sinatu dugu euskara sustatzeko datorren astean izan ere

eta ondoren legebiltzarrera bideratu adibideak dira zazpi adibide asko edo gutxi irudituko zaizu baina hartutako hitza
da eta betetzen ari gara eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

ados nago esan duzunarekin norbanakoak asko egin genezakeela gobernuan egon edo gobernutik kanpo egon eta iruditzen zait hor guztiok saiakera garrantzitsua egin beharko genukeela euskera erabiltzeko azken finean eredu garelako eta

horregatik gaurkoan eskatu nahi dizudana da ausardia lidergoa hartzea konplexurik gabe aritzea

euskara erabiltzea euskara lehenestea animatu zure kontseilariak legebiltzarrean batzordeetan agerraldietan osoko bilkuretan euskera erabiltzera baita legebiltzarretik kanpo ere ez dugu ahantzi behar

ez dagoela euskal herririk eta euskerarik gabe gure herria nortasun eta kulturarik gabeko country marka folkloriko hutsa bilakatu daitekeela beraz

kontseilari guztiak benetan konpromiso hori betetzera eskerrik asko ubera andrea lehendakari jauna zurea da hitza

bai lehendakariak eta sailburuen artean zelako euskeraren erabilera maila dugun baita gobernu kontseiluen bileretan ere horretaz galderaren bat idatziz ere eman egin dudala orain arte ere bai

eta eskertu gainera eta horretan ere konpromisoa hartzen dut apaltasun osoz esango dizut zuk bezain beste nahi dudala nik euskera biziberritzea eta normalizatzea denon artean ez bakarrik sailburuen erabileraren artean baita

ezberdintasun bat dago hori bai zuk aldarrikapenaren bideari eusten diozu eta nik gure konpromiso eta ekimen zehatzak zeintzuk diren

txandan eta beteko ditugu konpromiso berriak adostuko ditugu hartu eta berriro ere beteko ditugu hau izan da

bidea azkeneko ia lau hamarkada hauetan eta onartu beharko didazu zuk lehen esaten zenuenaren arabera hasieran

hazi egin dela prestigioa irabazi egin duela eta batez ere euskal gizartearen babesa areagotu egin egin dela falta zaiguna asko da argi dago baina noizean behin lortutakoa onartzea eta nabarmentzea positiboa ere bada

eta ez bakarrik zuk esaten zenuenaren harira soilik edo esaten zenuena bezala soilik elkarrekin auzolanaren bidez lortu dugu

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zortzigarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina

barrio jauna zurea da hitza egun on buenos días gracias presidenta

muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

justo señor barrio eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bederatzigarren puntua interpelazioa
jon hernández hidalgo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak gobernantza publiko eta autogobernuko sailburuari egina

kanporatzeari buruz hernández jauna zurea da hitza egun on

andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna hernández jauna zurea da hitza

nada más muchas gracias eskerrik asko hernández jauna erkoreka jauna zurea da hitza

y de privatización de servicios eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera

taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina

tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

a buscar la mejor salida eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamabigarren puntua galdera iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak
ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina alfa taldeko

egoerari buruz casanova jauna bertatik bai zure baimenarekin egintzat jotzeko galdera gai berberaren inguruan denez

izango da baina beno kasu honetan igual euskaraz egingo dut eta hartaz zerbait ezberdina esan dezaket beste hizkuntza batean

jaurlaritzaren eginkizuna eta beti horrela izaten da administrazio bezala ez da inongo parte hartzea izatea langileak eta jabetzaren artean hartzen den erabakietan beraz erabaki horretan ez dugu inongo parte hartzerik izan horrek ez du esan nahi enpresa

aurreko konkurtso batetik dator jaurlaritza ez dagoenik gainean dakizun bezala eta esplikatu nuen bezala baina gure konpromisoa beti izaten da irtenbiderik eta onena bilatzea baina argi utzi nahi dut jaurlaritza edo administrazio bat ez da inoiz

etorkizuna bermatzen duena hori bai etorkizuna bermatzen lagunduko duen emaitza bat edo eginkizun bat bilatzen hori bai hori da gure lana eta hori egingo dugu eta hori horrela aginduta dago eta horrela adostuta dago langileekin irtenbide bat bilatzea gu ez gara irtenbidea

eta justu alfaren atearen parean dago marrazki hau

makina bat guztiok identifikatzen duguna alfa izenarekin eta zoritxarrez justu goian ikusten ez baduzue irakurriko dizuet jartzen du pankarta horretan

errespetua eta beste gauza batzuk ere eskatu behar dituzte besteak beste enpresaren egoeraren eta etorkizunaren inguruan informazioa lanpostuak mantentzea

eskatzen dute ere instituzioei bitartekaritza lana egitea inbertsore berriak bilatzeko eta eskatzen dute espekulazioa ekiditea alfa izan da

euskal industrializazioaren ikonoetako bat garai batean bi mila langile izatera heldu zena gero zortziehun eta azken boladan berrehunera ere ez da heltzen prozesuz prozesu joan da enplegua galtzen langileek

laurden bat bi mila bostetik soldatak izoztuta daudelako

isladapen bat da debabarrenean populazioa galtzen da baina batez ere eibarren hiru mila biztanle galdu dira azken hogei urteetan eta agian hiru mila ez du asko ematen baina da populazioan ehuneko hamara imajinatu dezagun eaen

enplegu industrialaren galera eibarren soilik krisi ofizialaren garaian bi mila bederatzitik hona bi mila berrehun lanpostu industrialetik pasa gara

eibarren soilik azken zortzi urteetan eta horrek suposatzen du totalaren

eta hori jasangaitza da eta gainera orain krisiak jotzen duenean bete betean esan dudan moduan industrializazioaren

guztiok deituta gaudela ahal dugun guztia egitera eta tartean

gauza batzuk gertatu direlako hemen gertatu behar ez zirenak eta askotan esaten dugun moduan egoera txar baten atzean kudeaketa txar bat dagoenean

zeren eta kudeaketa hori zuzentzen aukera badago etorkizunari begira

de los activos beraz uste dugu etorkizuna bilatu behar da

aluminioan edo aeronautikaren atalean baizik eta enpresaren osotasuna defendatu behar dugula

eta uste dugu posible izango dela inbertsore bat bilatzea ere automozioaren atala

zor diogulako alfari eta zor diogulako eibarri eta debabarrenari

tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

aipatu duzu eibarrek zor duela eta enpresa honek

eta ados nago eta hori izan da gure konpromisoa nolabait langileekin elkartu garenean aurreko aste honetan aurreko asteartean izan genuen bilera alde batetik beno bi gauza transmititu genizkien

egoera batean garrantzitsua izaten da inbertsore bat etortzeko aktibitate minimo bat egotea enpresa horretan jarraipena izango duela eta bermatuta dagoela ikus dezan eta zentzu horretan gainera gutxi gorabehera langileen erdia ehuneko berrogeita bost inguruan ari dira lanean hori bermatzen saiatzen

eta gure intentzioa hori da administradore konkurtsala izendatzen denean berarekin jarriko gera harremanetan beti egiten dugun bezala

berarekin batera bera ere ibiltzen delako eta gure asmoa da hain zuzen ere hori bilatzea

eta ahal baldin bada enplegu guztiak mantendu noski hori izango da gure helburua eta norbait atera behar baldin badu

beti hori izaten da gure helburua eta kasu honetan ere bai eta langileekin hori zen hartu genuen konpromisoa elkarri informazioa pasatzea komunikatuta egotea eta hori izatea alfaren etorkizuna nolabait bermatuko duena kasu honetan aipatu duzun bezala aeronautikan agian errazagoa da automozioan konplikatuago baina hartzen direnean kudeaketakoak ere hori interesgarria izaten da ondo aipatzea beraz

bai langileekin eta kasu honetan jarri behar ditugun neurriekin eta hori izango da gure eginkizuna orain arte izan den bezala baina orain indar gehiagorekin eskerrik asko
eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamahirugarren puntua interpelazioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina josé uruñuela dantza kontserbatorioa
eusko jaurlaritzako hezkuntza sailaren menpeko sare publikoan behin betiko sartzeari buruz barrio jauna zurea da hitza gracias presidentas

muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

legebiltzar presidente andrea sailburua legebiltzarkideok egun on

dantzak gaur egun euskal autonomia erkidegoan duen egoera eta dantzari lotutako irakaskuntzaren mapa zein den dantzari lotutako irakaskuntza artistiko arautuak gasteizko josé uruñuela udal musika eskolan bakarrik ematen dira

ez dago irakaskuntza mota hori ematen duen zentro pribaturik

soilik daude prestakuntza ez arautua ematen duten musika eskolak kasu honetan musikari lotutako irakaskuntza artistikoetan ikasleek

zentro publikoetan ematen diren oinarrizko irakaskuntzetatik eta irakaskuntza profesionaletatik udalaren menpeko zentroetatik

irakaskuntzetara alabaina dantzari lotuta irakaskuntza artistikoari dagokionez dantzerti

goi mailako gradua dago baina oinarrizko mailako eta maila profesionaleko irakaskuntzak soilik ematen dira udalaren titulartasun publikoko zentro batean josé uruñuela zentroan orain komeni da

oinarrizko mailako maila profesionaleko eta goi mailako irakaskuntzen gure autonomia erkidegoan duten antolaketa

lau ikasturteak baita irakaskuntza profesionalen sei ikasturteak ere normalean ikasleak oinarrizko irakaskuntzako

irakaskuntza profesionalen sei ikasturteak aldiz dbhko lau mailetan eta batxilergoko bi mailetan egiten dituzte horrela irakaskuntza profesionalak amaitu ostean goi mailako ikasketak egin ditzakete gure kasuan dantzertin dantzerti euskadiko arte dramatikoren eta dantzaren goi mailako eskola bi mila hamabost bi mila hamasei ikasturtean jarri zen abian

dantzako koreografia eta interpretazio ere eskaintzen dira bertan

ikasketa integratzaileak eta balio anitzekoak izatea gainera eskolan

en la red pública dependiente del departamento gai oso ezberdinak landu ditugu bilera horietan azpiegiturak egungo funtzionamendu plantila beharko den plantila proiektu pedagogikoa beharrezko instrumentu juridikoak hizkuntza proiektua

esan bezala gai horiek guztiak landu behar ditugu eta horretan dihardute gure saileko zerbitzu ezberdinak

eskerrik asko uriarte andrea barrio jauna zurea da hitza

baina arazorik handiena irakasleen hizkuntza gaitasuna dela ikusi da zentzu honetan

proposatu da iralen bitarteko eta lan kontratupeko irakasle guztientzako ezarritako baldintza berdinetan

ordezkapena iraleko kupoaren ardura izango litzateke giza baliabideen plangintzaren ikuspuntutik dagokion lanpostuen zerrenda osatu beharko litzateke egun dauden irakasleen adskripziotik abiatuta bai eta urteroko bere egokitzea ere zentroak hizkuntza profilei eta espezialitateei dagokienez dituen beharren arabera erretiro gaixotasun

zerrendak ireki beharko dira dantza klasiko eta dantza garaikidea espezialitatean behar adina irakasle egon daitezen hutsuneak eta ordezkapenak estaltzeko

ikusiko duzunez gure interes handiena da euskal herriko biztanleriari dantza ikasketa profesionaleko ahalik eta proiektu publikorik onena eskaini ahal izateko beharrezkoak diren osagai guztiak xehetasun handiz aztertzea eta aipatuko proiektua

bukatzeko eta josé uruñuela zentroaren etorkizunari buruz egindako galderari

prozesuaren konplexutasuna ikusita josé uruñuela dantza kontserbatorio profesionala hezkuntza sailaren menpeko ikastetxe publikoen sarean integratzeko prozesua

erabakitasunez sustatzeko bi instituzioen arteko konpromiso bat ezartze aldera jarraitzen gara hezkuntza saila eta vitoria gasteizko udala lanean

euskal autonomia erkidegoko ikasleei hezkuntza ibilbide bat dantzak oinarrizko irakaskuntzetatik goi mailako arte

segurtatzeko eskerrik asko uriarte
andrea gai zerrendako hamalaugarren puntua interpelazioa rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina bidebieta

hezkuntza sailak duen egitasmoari buruz ubera andrea

gaur donostiatik gasteizeraino bidebietako hezkuntza komunitateko ordezkariak ordezkariak agurtu eta eskertu beraiei eta baita bidebietako hezkuntza komunitate osoari eskola publikoaren defentsan egiten ari diren lan guztiagatik gaurkoan uriarte andrea eskertuko genuke eta

bidebietako institutuaren inguruan azaroak hamalauan komunikabideen bidez jakin izan genuen bi mila hemeretzi bi mila hogei

asmoa zuela baina egia da aste honetan zehar bestelako informazio batzuk

eta badirudi hezkuntza sailak atzerapauso bat eman duela bere itxiera egitasmo horretan baina egia da momentuz eskuartean ditugun

oso kontrajarriak dira eta ulertuko duzu informazio horien aurrean kezka areagotzen ari dela eta ikastetxeko

ikasleek bizi duten ezinegona larria dela eta ziurgabetasun horretan hezkuntza komunitate oso bat mantentzea ez dela bidezkoa egia esan itxieraren informazioa iritsi sinesgarria iruditu zitzaigun eta zergatik ba ikusita

eskola publikoarekin zer gertatzen ari den orixe hor daukagu jakintza orain bidebieta ez dakigu kasualitatea izan den

hezkuntza sailak ez duen eskola publikoaren aldeko apusturik egin nahi eta pribatizazioa bultzatzen ari den gobernu honen helburu nagusia izan beharko zenean herritar guztiei hezkuntza bermatzeko eskola publikoa lehenestea eta

dena delarik beraien ezaugarriak hezkuntza eskura jartzea historia pixkatxo bat eginez bidebieta ikastetxearen

auzoa oso kolpatua izan zen baina garai haietan institutuak

indarra zuen zikloak zituen gaueko batxilergoa zuen baina poliki poliki deskapitalizatzen joan da a ereduko zentro bat zen baina zentroari buelta eman zitzaion bostehun eredura eta gaur egun

egia da etorkin ugari dituen ikastetxea dela euskara salbuetsita duten ikasle asko daudela gogoratzen

dekretu hori bertan behera uztea eta bi mila bederatziko egoerara bueltatzea baina beno hori beste eztabaida bat da baina

beraz askotan hemen era orokorrean hitz egiten dugunean

ahul horiek ezaugarri bereziak dituztenean hau adibidetariko bat

indartu behar ditugula hau da beste adibide bat orain arte ikastetxe honek

karmengo amaren ikasleak ba orain dela hiru urte

nola dbh ireki zen ikastetxe horretan ba jada

orduan gipuzkoako delegatua hurbildu zen ikastetxera zuzendaritzarekin

bigarren hezkuntzako ikastetxe bat izango zela badakizue bi eraikin ditu bateratu egingo zela obra bat egingo zela eta nolabait buelta bat emango zitzaiola ikastetxeari eta ulertu zuten etapa baten bukaera bezala eta etapa berri bati hasiera emateko momentu bat

bezala baina azkenean gauza horretan geratu zen jakin badakigu proiektua idatzi egin zela ez baldin bagaude oker esleipena falta da eta urteetan esleipen hori obra horren esleipen hori ez da egin eta normala den bezala ba komunitateak pentsatzen du amarru bat izan zela momentu hartako

egia da matrikulazioan gorabeherak izan dela eta egia da ez dugu ezkutatuko karmengo amak

izan duela baina bidebietako institutuan egon dira garaiak matrikulazioa txikiagoa zenekoa baino beraz beno datu guztiak mahai gainean

uriarte andrea egia da ere irakasleak konprometituak daudela hainbat neurri hartzeko prest daude

eta horrela helarazi die ez banago oker bai delegaritzari bai eta

sailari baina eskatzen dutena ere aldi berean da hezkuntza sailaren inplikazioa hau da elkarlan bat egotea eta guztien aldetik konpromiso bat eta

egotea eskola publikoaren aldeko apustu bat egotea baina momentuz eskuartean daukagun datu bakarra da bi mila hemezortzi bi mila hemeretzi ikasturtean

eta batxilergoko lehenengo mailan matrikulatu hori da hasteko mahai gainean daukagun informazioa beno kontua da hezkuntza sailak

dena delakoa herritarren maila soziala ekonomikoa kulturala ezaugarriak guztiei hezkuntza eskubidea bermatu behar die

eta hori kalitatezko hezkuntza proiektu baten bidez askotan aipatzen den kohesioa lortzeko inklusioa lortzeko gizartea

pertsona guztiek gaitasunak eskuratzeko beren bizitza proiektu duin bat

egin ahal izateko eta pentsatzen dugu aukera polita izan genezakeela bidebietako auzoari buelta bat emateko ikastetxean

emateko etapa bat itxi etapa berria hasi eta askotan aipatzen dugunez

inbertitzen den kontutan hartu auzoak dituen ezaugarriak kontutan hartu ikastetxeak dituen ezaugarriak eta goazen proiektu bat bideratuta auzo horretara auzo eskola hori indartzeko iruditzen zaigu azkenean

auzoko eskola publikoaren aldeko apustua egitea edo ez egitea dagoela

argibideak ematea eta ezagutzea guztiok
hezkuntza sail honek duen egitasmoa bidebietako institutuaren inguruan eskerrik asko ubera andrea erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

sailburuok ubera andrea lehenik eta behin aurrekarien eta eskola maparen testuingurua azaldu nahi nuke bidebieta

ikastetxearen ibilbideak baino gehiago beste elementu batzuk izan dute eragina ondoren aipatuko dizkizudan elementu hauek adibidez

haur hezkuntzako eta lehen hezkuntzako ikastetxe publiko bakarra dago

duela hogei urte baino gehiagoz geroztik mila bederatziehun eta laurogeita hamaseiko eskola maparen ondorioz

dagoen donostiako bidebieta institutuan ezarri zen bertan udalerriaren barruko bigarren hezkuntza propio eskatu izan zen hasteko pasaiako badiaren testu inguru fisikoan kokatu beharra dago bertan hiru elementu daude berezita pasaia antxo eta donibane eta horrek eragotzi egiten du komunikazioa irisgarritasuna oztopo geografikoak eta hirigintza oztopoak

inguruko sare publikoaren egoera berezia eta pasaiako inguruneko

alderdi horiek guztiak kontuan hartuta pasaian eskaintza publikoan ez zen bigarren hezkuntza sartu eta horrek ikasleen etengabeko sakabanatzea eta diaspora eragin zuen

eta donostiara batez ere beste zenbait arrazoien artean bere garaian aipatu zen pasaian eskaintzak proiektu jarraitasunik eta orientazio zehatz eta

erakargarritasunik gabea zela bestalde familia gehienek bidebieta institutua aukeratzen ez zutela ikusten zen

eta arartekoak agerian utzi zuten familiek ibilbidearen eta haren garapenaren inguruan premia hezkuntza batzordeak bi mila hamalauko urriaren hogeita bian egindako bilkuran ehun eta berrogeita hamasei barra bi mila hamalau legez besteko proposamena onetsi zuen

hitzez hitz honela dio proposamenak eusko legebiltzarrak eusko jaurlaritzari eskatzen dio bermatu dezala derrigorrezko bigarren hezkuntzako eskaintza publikoa pasaian

ziurtatuz bere udalerrian jarraitu ahal izatea bere hezkuntza ibilbidea

eta derrigorrezko hezkuntzako ibilbide osoa eskaini dezala eta hau

adierazi zitzaien oso zaila zela bigarren hezkuntza propio bat ezartzea

bi mila hamasei bi mila hamazazpi ikasturtean karmengo ama ikastetxearen hezkuntza komunitatearen interesari erantzun dion proposamena erreal eta bideragarri bat egin zen eta derrigorrezko bigarren hezkuntzako lehen ikasturterako matrikula ofiziala egiteko epea ireki zen ikasturte horretan

eredu bakarra matrikulazio berrietan edukitzea izan da ikastetxeak gainera izen ofizial berria hartu zuen

ikastetxe publiko integratua hezkuntza publikoaren eskaintza bi hamasei urteko ikasleei zuzenduta dagoelako

nahiz eta jakin zailtasun objektiboak dituela lehenago aipatu bezala

beste aukera bat eman nahi badiogu institutuari ilusioz beteriko proiektu baten bitartez behar beharrezkoa da ikastetxea osatzen duten eragile guztien parte hartzea

administrazioarena horregatik hain zuzen ere hasi gara jada hainbat bilera eta kontaktu bultzatzen eragile horiekin

ikusteko beharrezkoa da egitasmo estrategiko bati bultzada ematea hezkuntza komunitatearekin batera institutuaren norabidea markatuko duena

eskerrik asko uriarte andrea ubera andrea zurea da hitza

agerian utziko duzue ez duzuela eskola publikoaren aldeko apusturik egiten

eskola publikoa eskola publikoaren lehian jarri pasaian oso ondo pasaian izan dezagula eskola publikoa baina horrek zergatik lehiatu behar du beste auzo batzuetako eskola publikoarekin

lehentasuna da guztiontzat hezkuntza eskubidea bermatzeko eskaintza publikoa bermatzea kalitatezkoa ulertu nahi dut bukaeran bota duzun berrazterketa horretan benetan sakonki aztertuko duzuela eta aipatu duzun elkarlan hori

gurasoak ikasleak irakasleak prest daude prest daude inplikatzeko prest daude kalitatezko hezkuntza proiektu bat bultzatzeko orain arte egiten ari diren bezala hezkuntza sailaren laguntza gabe eta inplikaziorik gabe eta eskatu nahi dizuguna da bidebieta ez ixteko eta benetan publikoren eta auzoaren aldeko apustua egiteko zeren hemen aitzakia asko jartzen dira eskola mapa natalitatea eta egia da natalitatea jaisten ari dela

baina askotan iruditzen zait zuen buruan dagoela beti makro eskolak

bultzatu behar ditugu auzo eskolak linea txikiagokoak eta askotan kalitatezko hezkuntza proiektua garatzeko hau da

askoz ere pertsonalizatuagoa ikaslearen

giza horretako proiektu bat garatu ahal izateko

benetan inklusioa bultzatzeko benetan euskalduntzea bultzatzeko benetan aniztasuna balorean jartzeko horretarako aukera ematen

bidebietan inbertsio bat egin eta horrelako proiektu bat garatu ahal izateko badakigu baliabideak mugatuak direla badakigu

baliabideak maila berberean egokitu behar dira proiektuak egokitu gaitezke eta gero kasualitatea da

dena pribatura doa eta pribatuarekin kontzertatzen duzue zergatik ez dituzue lehenengo plazak bermatzen eta eskaintzen publikoan

azkenean hezkuntza pribilegio bat bilakatu behar da wert ministroak aldarrikatzen duen bezala eta abian jarri duen lege horrek

iruditzen zait horrelako krisiak aukera ematen dutela etapa bat itxi etapa berri bat ixteko eta denon inplikazioarekin proiektu erakargarriak bultzatzeko pentsatzen dugu auzo horrek behar duela eta hor

irakasle eta irakasleak irakasleak prest daude horretarako

eta moldatu behar diren gauzak moldatu ahal izateko gurasoak prest daude ikasleak prest daude orduan iruditzen zait baldintzak egon badaudela orduan orain dela hiru urte delegaritzatik zentroari mahai gainean jarri zitzaion proiektu hori aukera izan daiteke hori martxan jartzeko

esleitzera eta bitartean kalitatezko hezkuntza proiektu bat guztion artean erredaktatzera

apustua egiteko eskola publikoaren alde apustua egiteko bidebietaren alde bidebieta ez ixteko egin

auzoaren alde azkenean herritarren aldeko apustua egitea delako eskerrik asko ubera andrea

ubera andrea ez dira aitzakiak dira gaur egungo egoeren arrazoiak eta

lehen txandan esan dudan bezala beharrezkoa da hezkuntza komunitatearekin batera proiektu estrategiko bat bultzatzea

izango dena baina baita irakasleentzako ere eta obra bakarrik

horretarako pasa den abenduaren bostean bilera bat antolatu zen ikastetxeko zuzendaritza taldeko kideekin haien ikuspuntua zuzenean ezagutzeko

neurri batean dagoen egoera zuzendaritzako kideek aitortzen dute gipuzkoako hezkuntza delegazioak jarrera positiboarekin jokatu izan duela ikasturte hauetan

hainbat aukera aztertu ziren hala nola eskola mapa berrikustea eredu elebidunetako irakaskuntza bermatzea barne kudeaketan hobekuntzak egitea

auzoak kalitatezko eskola publikoa merezi duela eta horretarako familien inplikazioa ezinbestekoa da matrikulak gora egin dezan

irakasleak hezkuntza proiektu sendo eta adostu batekin inplikatzen badira en caso de apostar

arazoak dituzten ikasleei laguntza zuzena eskaintzen dietenak honako proiektuak eta programak dira bidelaguna

berariazko hezkuntza errefortzuko proiektuak hizkuntza errefortzuko programak dibertsifikazio kurrikularra dakizuenez programa hau beharrezkoa da batxilergoa gaindituko

dituen ikastetxea da eta horiei dagozkion laguntzak hizkuntza normalkuntza gaia ondo landu dute

donostiako berritzeguneko mintegietara bertaratu da hizkuntza proiektua

eta ebaluazio diagnostikoen ondorioz dagozkion hobekuntza planak ere egin eta ondoren ikastetxeko proiektuan sartu dituzte

matematika arloan zenbait ikasturtetan matematikaren didaktikarako

batera joan dira esparru horretan ere eduardo chillida matematika olinpiadan parte hartzen dute

baita behin ere saria lortu duela gutxi prestakuntza ekimen globalaren

hautatutako esparruak izan dira konpetentzia digitalarekin eta konpetentzia garatzeko

eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hamabosgarren puntua interpelazioa miren larrion ruiz de gauna eh bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina europar batzordeak goi mailako hezkuntzaz egiten dituen sei gomendioak

orain dela ia hilabete bat europar batzordeak europako etorkizuna aztertu zuen eta proposamen berria egin ere

hezkuntzaren eta kulturaren etorkizuna aztertu eta ondorioztatu biak ezinbestekoak direla enplegua sortzeko hazkunde ekonomikorako justizia sozialerako europar nortasuna osatzeko aniztasunetik beti eta europar batzordeak hiritarren eta langileen zirkulazio librearen helburua lortutzat ematen badute ere egun hezkuntza arloan oztopoak daudela onartu egiten dute eta helburuak zehazten dute

urterako mugak oztopoak ez izatea ikasteko edo eta ikertzeko jarri zuten eta berriz

edo lan egitera europako espazioa errealitatea bihurtzeko hainbat

gai hauen inguruan jakinda hilabete bat bakarrik pasatu dela eta beraz gogoeta eta asmoetaz hitz egiten ari gara horiek dira ezagutu nahi duguna denbora izango dugulako

eta asmoen artean planteatzen da eskolen arteko elkarkidetza ere erraztea jakin nahiko genuke ea arazotzat jotzen den hemen eta ea asmo zehatzik dagoen balizko kasuan iraupen luzeko mugikortasunari ere bultzada planteatzen da erasmus pro programa barruan eta honen inguruko asmoa ere jakin nahiko genuke

hori ezinbesteko egitasmoa dela ez dakigu ere zuen balorazioa hori den edo asmorik dagoen horren inguruan ere

jarri nahi da europar batasunean ikasleen txartel elektronikoa bertan datuen transferentzia errazteko eta baita zerbitzuen erabilpenerako bide errazago eredu izatea helburu eta horretan matrikulazio datuak agertuko dira

erabiltzeko errazteko prozedimenduak hurrengo urtean burutuko dira hasierako lanak eta honen inguruan ere asmoak baldin baduzue jakin nahiko genuke

ikasketa planak garatzeko orduan ere kooperazio handiago planteatzen da hau ere oso interesgarria iruditzen zaigu

gainera argi gelditzen da lomcen planteatzen dena guztiz zaharkituta atzerakoia eta berez ere ez gaia den

alboratuz hurrengo urtearen hasieran urtarrilean publiko egin da mahai gainean jarriko direla gaitasun nagusietako gomendioak irakurmena hizkuntza zientziak teknologia matematika gaitasun digitala gaitasun pertsonalak ez dakit ere honen inguruko

edo zein planteamendua zeren bi mila hogeita bostgarrena urteari begira

eta oinarrizko gaitasunerako helburu berriak ere ezarriko dira iritzi eta asmoak jakin nahiko genuke baldin baduzue eta batez ere ikasleen mugikortasuna errazteko aldera

eta honetan bi mila hogeita bost urterako pertsonen ehuneko hogeita bostera ailegatzea jartzen da ere helburu egun europan pertsonen ehuneko hogeita hamaikaak bakarrik parte hartzen du bizitza osoko irakaskuntzan eta helburu bezala

baina ez da lortu atal honetan ere sartzen da eskola uzte goiztiarraren datuak eta bi mila hogeita bost

urtean martxan jarri zen trebetasun digitalen egitasmoa ere

ehuneko berrogeiak ez duela oinarrizko trebetasun digitalak eta etorkizunari begira planteatzen da ere bai etorkizunean lanean ehuneko laurogeita hamarean edo trebetasun maila bat edo beste ezinbeste izango dela ez dakit

larrion anderea erantzuteko uriarte anderea zurea da hitza

larrion anderea dakizun bezala europako batzordearen ikuspegia da

estatu kideei egokitzen zaiela nahiz eta eskualdeek europan duten eginkizun esanguratsua aitortzen den eta halaber batzordeak zenbat eremutan besteak beste goi mailako hezkuntzan duen eginkizuna sustatzen den zeinak osagarritzat kalifikatzen duen

aitortzen dut europako batzordeak hezkuntza arloan eskudunak diren administrazioen egitekoan eginkizun osagarri garrantzitsua izan duela urteetan zehar bereziki mugaz gaindiko jarduerei dagokionez horrela esaterako hogeita hamar urte hauetan

hona erasmus programaren bidez orain erasmus más esaten zaio bi mila hamalautik

beste herrialde batean batez ere europan ikasi prestakuntza jaso irakatsi

pasaden hamarkadetan ere europar batasunak zenbat tresna politiko malgu garatu zituen estatu kideei beren hezkuntza politika diseinatzen laguntzeko hori horrela

erreformari bideratzeko eta eztabaida europak bere etorkizuna planteatzen duten testu inguruan suspertzeko

ibilbide orria proposatu zuen europa batuagoa indartsuagoa eta demokratikoagoa lortzeko gero dakizun moduan europako gizarte forua batu zen azaroaren hamazazpian gotemburgon

horrela europako etorkizunari buruzko eztabaidan europako batzordeak foro horretarako jakinarazpena aurkeztu du eta bertan aurrera egiteko eta bi mila hogeita bosterako europako unibertsitate eremua sortzeko moduei buruz duen ikuspegia jaso du baina nabarmen dut nahi dute ez dela soilik goi mailako hezkuntza eremua eta zuk aipatu duzu ere

hezkuntza sistema guztiak hartzen du barne baina zure justifikazioan jarri duzun bezala ni bakarrik zentratu naiz

europako arduradunekin bat nator europako guztion interesekoa da hezkuntzaren ahalmena ahalik eta gehien aprobetxatzea etorkizuneko gizarte eraldaketaren eragile nagusi den aldetik

gaitu hezkuntza euskadiren eta europaren identitatean sakontzen laguntzeko eragile izan daiteke eta izan behar du

bada hasieran bezala europaren etorkizunari buruzko eztabaida pil pilean dago

dakizun bezala europa munduko gizarte zuzen eta inklusiboetako bat da oraintsuko krisian suspertze ekonomikoa bultzatu duten gizarte sistema sendoak ditu are gehiago

dago gure europako identitate erkidearen indarrarekin eta gure aniztasunarekin horiek europaren orainaren eta etorkizunaren garapen gakoak direla kontuan izanik

puntu honetan esan behar dut plangintza estrategikoak normalean hausnarketa prozesu sakona behar izaten duela eta labur labur gure unibertsitate planak europako batzordeak egindako gomendioetan jaso diren gai askori heltzen diela

bi mila hemezortzian hezkuntza sailak euskal unibertsitate sistemari eta gainerako eragileei

horrela bi mila hamazazpiko urterokoa ehuneko bi koma bost areagotu du

zuzentzen dudan hezkuntza sailak bost konpromiso hartu ditu bere gain legegintzaldi honetarako ikuspegi europeista argiarekin besteak beste unibertsitateko oinarrizko zientzia eta ikerketa politika garatzea eta talentua sustatzea

aurrera egitea euskal gizarteak ingurune horretan dituen etorkizuneko erronkei erantzuteko

beken politika sendotzea eta unibertsitate enpresa programak sustatzea bada nabarmendu nahi dut ildo estrategiko horiekin bat datozen ekintza zehatzei heldu diegula

eskerrik asko uriarte andrea larrion andrea zurea

da hitza bueno galderan esan dudan bezala

ere zehaztapen maila handiak baizik eta gogoeta orokorra helburu batekin guk egin nahi dugulako gogoeta partekatu bat ez dut uste

handiegia izango zela ea helburuekin bat gatozen nahiko ere argiak direlako eta uste dut

nola joan gaitezken aurrera edo zer egin ze gogoeta

hauxe nik behintzat konbentzituta nago gure unibertsitateen kalitateaz

tarte hau horien kalitateaz uste dut dena den ere gauza guztietan bezala hobekuntzarako beti egongo dela tartea eta badago

edo europar mailan ere planteatu izan direnean munduko

berrogeita hamar unibertsitate hoberenetatik hamar bakarrik direla

asko esatea da eta gainera ez bakarrik zer rankingaren arabera baizik eta horietako asko momentu honetan

laster europar batasunetik kanpo kokatuko direnak eta garrantzitsua da jakitea zertarako nahi dugun hezkuntza zertarako den ere goi mailako hezkuntza eta horretan ze inbertsioa eta ze norabidean kokatu nahi dugun nik uste dut erraza dela bat egitea

bat egiteko asko aldatzen ari den mundu batean bizi gara ez bakarrik

etorkizunean lanak gaur egun uste dut esaten dela ikasleak daudenak eskoletan lan egingo dutela oraindik sortu ez diren

gero eta malgutasun gehiago izan beharko dute erantzuteko horrelako ere erronkei eta orduan planteatzea ze asmoak dauden berriro zer da horrenbeste zer hilabete bat pasa eta gero baizik eta ze

unibertsitate plana ere laster mahai gainean jarri beharko dela eta kontutan harturik ze datuetan edo nondik mugitzen garen horregatik

galdetuko dugu hemendik aurrera gehiagotan baina mugikortasunean adibidez planteatzen dela hurrengo bi urteetan bikoiztu egin nahi direla parte hartzen duten ikasleen kopurua

hori egiteko igual hemen ere biderkatzearena ez da logikoa ze agian abiatzen garen

bekak adibidez handitu egin direla edo nola handituko dugun ere bai

eta batez ere ea nabarmentzen dena emakumearen presentzia ze planteamendu egingo den horretarako emakumezkoek ere

parte hartze handiagoa izateko garrantzitsua iruditzen zaigu ere bai horretan

hizkuntza berrien ere nola egingo dugun planteamendua

eleanitzak eta ulertu gabe zehazki ze eskatzen ari zaion ere bai hainbat eta hainbat jendeari horren inguruan

nik ere konbentzituta nago jartzen diren helburuak lor daitezkeela asuntoa da nola lor daitezkeela eta zeren bidez eta gogoeta sakona egin beharko genuke baita ere telebista edo hainbat gauzak ere ze hizkuntzetan ikusten dugun edo gure produktuak nola ikusten dugun uste dut hezkuntzatik haratago doan planteamendu bat baina

edo bestean bizitza osorako ikasketei buruz asko dago hitz egiteko

dagokiola gainera ere paradoxa hantzeko bat dagoenean formatuen dagoen jendea da gehien parte hartzen duena ere formazio prozesuetan

kontutan harturik zer nolako aldaketak datozela lan munduan

nola harremanduko garen ere unibertsitate bezala gainontzekoekin eta horrek ere beti lotuta egongo da bukaeran inbertsioarekin eta planteamendu horrekin
esan dudan bezala ez da hainbeste ezer konkretua gogoeta partekatzea eta uste dut jarraituko dugula horretan eskerrik asko larrion andrea uriarte andrea zurea da hitza

esaten duzunarekin une egokia oso egokia da gogoeta egiteko eta adibidez unibertsitate plan berria aurrean dago besteak beste esaten nizun bezala nabarmendu nahi dut lehen aipatu ditudan ildo estrategiko horiekin bat datozen ekintza zehatzei heldu diegula bata mugikortasun bekak indartu

areagotu dugu partida horiek finantzatzeko finantzaketa osagarri horren bidez ikasle kopurua handiagori emango diogu laguntza eta horrek aukera zuzentasuna eta berdintasuna bermatuko du

legegintzaldi honetarako euskal unibertsitate sistemaren nazioartekotzea sendotzeko dugun konpromisoarekin bat etorriz

estrategikoetako lehena sendotzeko urratsak horretarako ikasleen mugikortasunerako finantzaketa areagotu dugu erasmus más programaren barruan

unibertsitate prestakuntza areagotzeko helburuak ere garatzen ditu horrela ikasleek hizkuntza gaitasun handiagoa izan dezakete ez bakarrik hizkuntza ofizialetan

eta bi mila hamabost bi mila hemezortzi unibertsitate planaren testuinguruan euskal unibertsitate sistema eratzen duten hiru unibertsitateen artean

eskerrik asko uriarte anderea gai zerrendako hamaseigarren puntua galdera iñigo martínez zatón elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina urretxindorra ikastolaren egoerari buruz becerra jauna

eskerrik asko becerra jauna erantzuteko uriarte anderea zurea da hitza

bostean hezkuntza batzordearen aurrean adierazi nuenez hiru lurralde historikoetan egin ziren eta jardun zehatzen programa baten lehentasunak ezartzeko aukera eman ziguten azterlan eta azterketen ondoren diseinatu zen azpiegiturak hobetzeko bi mila hamalau bi mila hemezortziko programa

gainera batzorde horretan bertan maiatzaren hogeita lauan aukera izan nuen barruti honetan egiten ari garen beste zenbait lanen xehetasunen berri ere emateko

eraikin berria une honetara iritsita gogorarazi nahi nizuke azpiegituren planean jasotako lanen ehuneko laurogeia baino gehiago exekutatuta daudela edo tramitazioan dagoela

programa horrek hiru jardun ardatz nagusi ditu eskolatze premiei erantzuteko obrak erreformak eta hobekuntzak egiteko eta erabili dira egokitzeko obrak

eskola eraikinak mantendu eta kontserbatzeko erakundeen arteko koordinazio eta lankidetza

eta berrogeita bat koma bi milioi eurora iritsiko da

abandonatuta aitzitik adierazitako planaren parte garrantzitsua da eskerrik asko

bi mila bederatzian ibaiondo zen bilboko barruti bakarra non ikasleen kopurua zentro publikoetan pribatuetan baino gehiagokoa zen

beraz ibaiondo barrutia ez dago inola ere abandonatuta

ospearen begiralearen ranking ean duten kokapenari buruz garrido anderea

presidente anderea legebiltzarkideok sailburua eguerdi on guztioi berriro

ranking horri buruz egin didazun galderak harrituta utzi nau izan ere

legebiltzar honetan tratatzeko euskal ospitaleek ranking horretan duten postuek ez naute harritzen

ezta ni ezta inor izan ere ranking horrek zalantzazko

bat dauka bere helburua publizitatea egitea eta ustezko erreputazioa lantzea baita baina noren erreputazioa batez ere

eta osasun arloko aseguru etxeena

guretzat hau da garrantzitsua euskadin bizi den edozeinek bizi den tokitik

gutxiagora ospitale on bat izatea pazienteak aukeratzen duen osasun zentro ala ospitale horretan

osasun arreta eta emaitza ona eskaini eta ematea hori da guretzat lehentasunezkoa eta zuk ondo dakizunez ranking horretako

ikusi besterik ez dago txosten eta aitorpen fidagarri askok esaten dutena eskerrik asko darpón jauna

eskerik asko darpón jauna gai zerrendako hemeretzigarren puntua galdera jasone agirre

agirre andrea zurea da hitza zupiria jauna trena orain dela ehun eta hogeita hamabost urte heldu zen durangora

industria ekarri zuen trenak eta jende berria ere bai orduan

eta durangoko udalak eraistea botatzea erabaki du zuk ondo dakizun bezala kultur ondarearen lege berria onartzekoa da laster eta lege horrek lehen aldiz

babestuko du eta hain justu tren geltoki hau durangoko tren geltoki hau bertan geratzen den ondare industria ondare bakanetakoa da bi mila hemezortzia gainera

urtea izango da zupiria sailburua beraz bat zatoz durangoko udalak geltoki zaharra eraisteko hartutako erabakiarekin eskerrik asko

presidente andrea agirre andrea legebiltzarkideok egun on guztioi uste dut durangoko herriak aukera handi bat duela bere garapenerako lehen trenbidea eta geltokia egon ziren eremu horretan

anbizio handiko egitasmo bat dauka inguru horretarako eta hori aurrera ateratzeko egin beharreko lanketa eta kontsulta guztiak egin ditu

eusko jaurlaritzak beraz errespetu osoz onartuko ditu durangoko udalak berari dagozkion ardura eta eginkizunen artean hartzen dituen legezko erabakiak eta guri dagokigunez laguntzea dagokigun arloetan laguntzeko eta bide lagun izateko prest gaudela
diotsut eskerrik asko zupiria jauna

durangaldeko historia trena barik ulertu trenak dena aldatu zuelako

abiadura moteletik trenaren abiadura zorora pasatu zen tren geltokia durangoko sarrera bihurtu zen

eta urrun zihoazenak agurtzeko tokia ametsak negozioak trenean joan etorrian bilborantz zein donostiarantz

horren laguntzarekin gerra sufritu zuen geltokiak langile borroka bizi milaka

eta beti beti bizi iraun izan du zutik orain arte behintzat gaur egun trenbidea lurpetik

horretarako durangoko udalak beraz ba eraistea botatzea erabaki du

onartu du horretarako eta orain dator ba hemen galdera transzendentala

erabaki zuzena hartu du izan ere udalek ez dituzte beti erabaki zuzenak hartzen eta durangon horren adibide historikoak egon badaude ere esaterako

esate baterako herriaren sinboloa dena eta gaur egun herrian dagoen balio historiko handiena edo duen eraikina

aspaldiko kontua da egia esan hemeretzi mendeko kontua da baina orduan ere hainbat durangar horren kontra agertu zen eta arrazoi osoz gainera eta zorionez

ez zuten bota gaur egun harrotasunez erakusten dute durangon edo erakusten dugu durangon santa anako arkua eta orain gainera berristu berri dago baina

bizi du horregatik zentzunez jokatzeko eskatzen dizuegu

egin beharreko guztiak egiteko eskatzen dizuegu zabaldu

galdera durangarrei mesedez gure ustez oso erabilgarria da estazio zaharra

memoria da gure historia gure ondarea babestea izan ginena da eta izan

agirre andrea uste dut eztabaida konplikatu ditzakegula nahi dugun guztia eta nik esango nuke durangarren arteko eztabaida baten aurrean gaudela eta ni neu behintzat durangarra ez naizenetik ez naiz nor

legez hartzen diren erabakiak eztabaidatzeko eta sailburu bezala eusko jaurlaritzaren obligazioa da euskal kultura ondarea identifikatzea balioztatzea eta kultura balio esanguratsuak mantendu badira

eusko jaurlaritzaren kultura ondare zentroak mila bederatziehun eta laurogeita hamalauko otsailean aztertu zuen durangoko tren geltokia eta azterketa tekniko horrek

eusko jaurlaritzak durangoko geltokia babestu behar zuenik kultura ondare zentroak mila bederatziehun eta laurogeita hamalauko otsailean sortu zuen fitxak honela dio

inauguratu zuen bilbo eta durango lotzen zituen trenbide industriala baita enpresak bere meategiak itxi ondoren baina enpresak bere meategiak itxi ondoren jatorrizko tren instalazioak hogei mendeko hogeita hamar hamarkadan galdu ziren

ildo beretik bi mila hamabian eusko jaurlaritzak industria ondare eta herri lanen euskal elkartearen laguntzaz industria ondarea biltzen zuen

eta euskal industria ondarea biltzen zuen lan mardul bat eman zuen argitara euskadiko ondarea bertan bostehun eta laurogeita hiru kultura ondasun aurkeztu ziren ondare moduan babesteko asmoz eta horien artean ez zegoen eta ez dago durangoko

geltokiari lotutako baloreak historikoak dira

eta horrek esplikatzen du durangoko tren geltokia eusko jaurlaritzaren babes aurreikuspenetan ez egotea balio historiko horiek behar bezala ezagutu balioan jartzeko interesgarria izan daiteke agian durangon trenak izan duen eragina sakon dokumentatzea dagoen dokumentazio grafikoa

hori guztia balioan jartzeko ekimenak bultzatzea durangoko herriak hori horrela egitea erabakiko balu gu bidelagun izango ginateke eskerrik asko